odol ematea dago ela eta ondorioz bozketa

azkenean egingo ditugu eta animatu odola ematera noski gai zerrendako lehen puntua

ebazpena hartzea mozioa josé antonio pastor garrido euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak aurkeztua kupoaren legea adosteko jaurlaritzak dituen proposamenei buruz

kontzertu ekonomikoaren sistemari eta kupoaren kalkuluari eusteari mozioa joseba egibar artola euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak aurkeztua kontzertu ekonomikoaren aurkako kanpainari buruz pastor jauna zurea da hitza

eta eztabaidagai bezala eta kontzertuaren defentsan hasieran interpelazioak egin ondoren mozioak gauzatu ditugu eta ganbara honek gaur

gai honen inguruan bere iritzia emateko adostasun baten bila jardun dugu eta nik uste dut sinadurak aparte behintzat mantendutako elkarrizketetan gutxieneko batzuk hitzartu ditugula eta gero ikusiko dugu botoa emateko garaian

nik bai egin nahi nuke eta denbora barruan sartuta noski bere

orain eztabaidatzen ari garena zenbaiten ondorioa izan dela halako eztanda bat trumoi bat sortu da

kontzertuaren inguruan eta beno pribilegio hitzak eta gainontzekoak ez dira berriak ere

maneiro jaunari berak hemen bere harrotasuna azaldu du azken hitzetan eta berrikusiko lehenengo aldiz ikusiko eta irakurriko balu

francok berak sinatu zuen dekreto lege hura

ikusi ditzakezu zeintzuk diren arrazoiak eta francok zergatik

eta kentzen dizkien kontzertu ekonomikoa

baina gainontzeko arrazoiak berdinak dira beraz harro egon zaitezke

baina kontzertuaren defentsan eta bere kontestu historikoan

hartan uztailaren hogeita batean indargabetu zirenean foruak garbi dago ordutik kontzertu ekonomikoak eta konbenioak eduki duten ibilbidea diferentea izan dela baina garai hartan ezabatzen direnak dira foruak eta

ordukoa da frase izugarri hura cánovas del castillo berak

horren azpian kontzertuaren inguruko akordio bat lortzen da akordio bat garai hartan galtzaile izan zirenen eta irabazle gerra guda hartan cánovas del castillo irabazle izan zenaren artean horregatik

ez pribilegio ez eskubide ez dakit zer aparteko bat ez garai hartako soberaniaren hondarrak dira zergatik

hiru urtetako gerra bat pasa ondoren nola kenduko diet nik hauei galtzaileei errekaudatzeko eskubidea

gerraren ostean ondorio guzti horiekin nik nola kenduko diet orduan utzi egiten du hori baina kontzertu ekonomikoa uzten du

autogobernu edo soberania politikorik hori kendu egiten du eta mantentzen da bidean zehar eta urteetan zehar hori eta klaro foruak foruak hiru zutabe nagusi izaten zituen eta nagusiki dira bata base forala denak dakigu zer esan nahi duen

eta bestea zen salbuespen fiskala eta honetaz ari gara beraz

mila zortziehun eta hirurogeita hemezortzitik kasuan hirurogeita hemeretzi eta laurogei bitarteraino araban eta nafarroan

eta hogeita hamazazpitik mila bederatziehun eta hogeita hamazazpitik honantz laurogei

bizkaiak eta gipuzkoak ez dute izan eta

kupoaren eskutik akordio bat ere behar duela eta baita ere nola ez europako instituzioetan behar den ordezkaritza lortu behar duela lortu behar dutela euskal instituzioak ecofinen alegia zergatik hor hor elkartzen dira benetan

herrietako ordezkariak eta kontzertuak badauka gabezi hori

eta guk horregatik pentsatzen dugu hemen bakarren batzuk pedagogia egin beharko dute

zergatik guk ez ditugu idatzi andaluziatik etorri diren deklarazioak edo azalpenak edo

riverak adibidez ciudadanoseko buruzagiak esan dituenak edo beste ordezkari instituzional batzuk esan dituztenak guk ez ditugu horiek idatzi beraz

hemen dagokigu legebiltzar honen ebazpen bat ateratzea guk saiakera bat egin dugu aipatu bezala bi puntutan

gure ustez alde batetik berretsi egiten dugu euskal instituzioak kasu honetan euskal herrian eta

bere osotasunean noski eta aipatzen da zer den kontzertu ekonomikoa alde bakarreko arriskua hartzen duen sistema bat da

autogobernuarekin zerikusi zuzena duen instrumentua da eta gizarte honen ongizate

aurrean eskatzen duguna da eta gure hitza ematen dugu bozkatzen dutenekin batera kontzertu ekonomikoaren aurka

badakigu baita ere kontzertu ekonomikoaren gaia bakarren batzuk

eta hemen azaltzen denean beste kontestu politiko batean kataluniako gaia eta elkarte autonomoen finantziazioa tarteko baita ere euskaldunoi bidaltzen zaigu

eskutan daukazuen altxor hori zaindu eta ez beste debate batzuetan sartu ze agian horretan sartzen baldin bazarete

eta hain zuen den kontzertu ekonomiko hori zalantzan

mahai gainean dagoen testu horren inguruan guk nahi genuke

ganbara honen gehiengoaren babesa lortzea espero dugu eta debatearen ondorioz hala bada kontzertuarentzat hobe eskerrik asko egibar jauna

egun on guztioi gure gaurko lehen hitzak eta besarkadarik beroena

bateko zuzendariari zazpi urte eta erdiz espainiar injustiziaren espainiar mendekuaren gatibu izan denari ongi etorri javier

gutxiago espainiar ziegetan eta bat gehiago

euskal herrian duda barik zabalduko dugun
hitza kentzea nahi duzu urruzuno mesedez gaira

hasia da katalunian aurrez aurre begiratzea estatutik estatura aritzea

hemen oraindik sukurtsaletik egoitza nagusira igortzen diren kexuen zurrunbiloan jarraitzen dugu eta gaurko eztabaida

ere bada eta txarrena da egoitza nagusian inork ez duela telefonorik hartzen beraz gure posizioa daukagunaren defentsatik dagokigunera

gure jarduera ekonomikoa eta soziala arautzeko eskubidearen kontrako erasoa delako kontzertuaren eta nafarroako hitzarmenaren aldeko defentsan

azalduko gara euskal herriari egiten zaizkion eraso guztien aurrean bezala kontuan izanda eta hau inportantea da gaur hemen kontzertuaren alde agertzen diren batzuk bihar erasotzen jarraituko dutela

izan ere kontzertuaren inguruko eztabaida mahai gainean dugun honetan

proiektu politikoetaz ari gara eta honen inguruan ere bi proiektu

argi eta garbi bat espainiarekin lotzen gaituen kate begi legez ikusten dutenena eta bestea egun ditugun tresnak

abiapuntu bezala ikusten dugunona horregatik ospatzen dute beraien proiektu politikoa momentu honetan asebetea

eta hori da gure aburuz funtsezko eztabaida eta funtsezko eztabaida horretan funtsezkoa da herritarrei galdetzea

artean erabaki dezaten pasa den ostiraleko plenoan lehendakariari egindako interpelazioan esaten genuen arazoa momentu honetan ez dago madrileko gobernuaren borondatean ez dago unean uneko

borondatean arazoa autonomien estatu ereduak sabaia jotzean dago

eta ekonomikoki porrot egin duen ereduaren arazoa da estatu espainola erregresio fasean da erregresio fasean da

bukatu dira transferentziak bukatu dira paktu bilateralak eta bukatu da ematea eta are gehiago esango genuke

emandakoa urteetan emandako apurra kentzeko tenorean aurkitzen da momentu honetan estatu espainola horrela ulertu dute katalunian

gertatzen ari den guztiaren ernamuina katalunian gertatzen denaren ernamuina urteetan eta urteetan

baliabideak ez soilik estatuarekin

ez soilik estatuarekin biharko egunean izan beharreko harremanaz erabakitzeko erabakitzeko baita ere herritarren ongizatea

gastu soziala areagotzeko zerbitzu publikoak hobetzeko kontzertua ez da pribilegio bat abantailak eskaintzen ditu

aukerak eskaintzen dizkigu baina aurreko ostiralean esan genuen bezala ere baditu ahuleziak eta baditu garatu gabeko aldeak eta guztietan ahulezia edo ahulgune nabarmenena handiena estatuak egiten duen erabilera

behin eta berriro errepikatzen den hainbat alderdietatik paktuaren ondorioz jaiotakoa dela paktuaren ondorioz sortutakoa dela estatuak etengabe hogeita hamabost urte hauetan erakutsi digun bezala erabilera

egiten du interes partidisten eta estatu interesen arabera beraz zama ere bada zama ere bada bi mila hamaseieko aurrekontuetarako

eurotan erabaki du estatuak ordaindu beharreko kupoaren kopurua adibide gisa hortik zortziehun eta hirurogeita bederatzi

defentsa eta barne ministeritzara joango dira guk uste dugu herri honek badituela

hainbat aspektu diru horiek horretara bideratzeko gauden momentuan diru sarrerak diru sarrerak bermatzeko errentak eta etxebizitzarako laguntza osagarria hirukoiztu egin daiteke kopuru horrekin baliabide

edota osasun aurrekontua ehuneko hogeita bostean gehitu beraz gure lehentasuna horri erantzutea da gure lehentasuna herritar guztion bizitza duina eta ongizatea bermatzea da burujabetza ekonomiko osoaren beharra aldarrikatzen dugu herri honetako

arlo ekonomikoa soziala laborala eta fiskala osotasunean arautzeko eta kudeatzeko eskubidea bitartean bitartean burujabetza osoa lortzen ez dugun bitartean

eta hori da gaur ere hemen egin nahi dugun aldarria badugu behinik behin erabaki batzuk txikiak badira ere hartzen joateko aurrekontu garaian gaude eta uste dugu horiek ere parada ezin hobea eskaintzen dutela horretarako eskerrik asko

ni el señor mikel buesa ni javier tajadura ni joseba arregi

ni lópez basaguren ni ignacio zubiri

al concierto económico o el concierto económico al autogobierno horregatik bere garaian ere esaten zen foru onak badaude euskaldun onak ere bai

zein asetzen du garai hartan kontzertu ekonomikoak ba herri honetan zeuden elite ekonomikoei horiek asetzen ditu

nolabaiteko izaera politikoa baztertu egiten da eta hori da gertatu dena azken hamarkada honetan orain aldatu egin da entonces se decía

gabeziak badituela horregatik ere eskatzen dugu kupoaren akordio bat lehenbailehen batzorde hori bildu egin behar da ez duela balio esatea bi mila zazpigarrena

ez daukagula akordiorik zergatik ez da biltzen batzordea ebazteko erabakitzeko zenbatekoa den kupoa

del concierto económico por parte de todos eskerrik asko egibar jauna euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

eta kontzertuaren afera hau ere termino berdinetan kokatzen duela

gertatzen ari zaigula beraz ez da posible aurrera egitea herri hau onartzen ez dutenekin eta gaur

hemen badirudi onartuko dela adierazpen bat kontzertuaren aldekoa autogobernuaren aldekoa

batik bat kontzertu hori estatutu hori

erasotu dutenekin eta guretzat hori momentu honetan ez da inondik inora onargarria guk lehen esan bezala espainiarekin ditugun eta ez da bakarra soldadura puntu guztiak askatzeko lan egingo dugu

askatzen saiatuko gara eta guk gure zuzenketan hiru puntu azpimarratzen genituen hiru puntu lehena kontzertuaren defentsa bigarrena

proposatzen genuen defentsa hori eraginkorragoa egiteko eta hirugarrenik aldarria egiten genuen

uste dugulako momentu honetan bizi dugun testuinguru garrantzizko honetan inkluso historikoa den testuinguru politiko honetan herri honek kataluniak egin duen bezala bere

abiatzeko garaian gaudela eta hori guretzat ezinbestekoa zen gaurko eztabaidan agertzea ere beraz gaur gure botoa kontzertuaren defentsan

baina burujabetzaren atala burujabetzaren bidea ukatu egiten denez ezkutatu egiten denez gaur gure bozka abstentzioarena

gai zerrendako bigarren puntua mozioa antonio damborenea basterrechea euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua ekarpenen legeari buruz

damborenea jaunak eztabaidagai jarri duen edo jarri digun gai hau

ez da gai berria berak esan duenez aldiro ateratzen den gaia da lurralde historikoen arteko ezberdintasunak eta desorekak direla eta ez da lurraldeen arteko ezberdintasun eta desorekei dagokiola eztabaidagai den gai bakarra

antolakuntza ereduan garrantzitsuenetarikoa eta eztabaida horretan dauden desadostasun ugariak direla eta bi mila hamaika urtetik

beraz lau urtetako atzerapena daraman legeaz ari gara gaur izatez jaurlaritzaren lege programan aurreikusten

aurkeztea aurreikusten zuen gobernuak berak ere baina hemen gaude bi mila hamabosteko urrian hau izaten beraz ez dago aurkeztuta eta esan bezala maneirok esan duen bezala pasaden urtean bertan euskal dirubideen bileraren ostean

aipatu zuen jaurlaritzak eta aldundiek jada talde tekniko bat osatua zutela indarrean zegoen ekarpen legearen eraginak eta ondorioak aztertzeko

adosteko bidean hori orain dela urtebete luze izan zen eta oraindik ez dugu inolako berri ofizialik izan guk momentu hartan batzorde hartan esan genuen eta gaur berriz errepikatzen dugu

eta gai horri behingoz heldu beharko zaio egin beharrekoa da benetako eztabaida sakon bat ekarpen legearen inguruan lege hau

antolakuntzaren isla zuzena da eta denon artean aurkitu beharko dugu herri honen beharrei hobeto erantzuten dion eredu bat erkidego

ekarpenak koefiziente horizontalen arabera egiteak lurraldeen arteko desorekak sortzen ditu izan ere lurralde bakoitzak zerga bilketa osoan duen pisua

eta horrek arazo estruktural bat sortzen du

aurre egiteko aldian aldian hainbat doikuntza sartu izan dira modeloan besteak beste batzuk aipatzearren

horien banaketa lurraldeen artean koefiziente horizontalen arabera egingo zela erabaki zen urte berean egokitzapenerako fondo orokorra txertatu zen modeloan

urteetan inportazioekin asimilatutako eragiketei buruzko araudia aldatu izanagatik sortutako desorekak murrizteko

kaltetuta ziren lurraldeen aldekoa jakina eta hurrengo urtean bi mila zazpian

erabaki zen behin betiko murrizteko inportazioekin

aurretik sortutako desoreka horiek baina hala ere lurraldeen arteko desorekak ez dira desagertu doikuntza hauek egin izan dira baina desorekak hor jarraitzen dute

zuzendu gabeko beste hainbat distortsio daudelako beraz

egungo desoreka gainditzeko beste urrats garrantzitsu bat eman beharko da ekarpen lege honetan eta horretarako aurrekoaren jarraipen soilak ez du balio lurraldekeriak alde batera utzi behar dira eta herri honen beharrei hobeto erantzuten dion lege bat egin behar da

gure zuzenketa gaia ez da soilik lege bat aurkeztea baizik eta egungo desorekak eta elkarren arteko kalteak edo zehar eraginak ekidingo

zuzenketarik aurkeztu ez duten txandara pasatuz euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

prieto jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria gorospe anderea zurea da hitza

egun on guztioi damborenea

ekimena aurkeztu duen taldeagaz hasteagatik esan duzu aldundi guztien aldarrikapena dela eta esan denez eta sailburuak egindako interpelazioan esan zizunez diru bilketaren euskal kontseiluaren herri dirubideen euskal kontseiluaren baitan

zentzu honetan bide honetan lan egiten aipatu izan duzu ez dela beharrezkoa kupoaren

lege berria onartzea ekarpenen legea egin ahal izateko eta egia da ez dela derrigorrezkoa

gelditzen dena banatu beharrekoa jakin behar badugu modu zuzenean egin daitekeen modu egokiagoan

ezinbestez komenigarria da kupoaren bitartez estatuari

jakitea hori da gure ustez momentu honetan agertokirik hoberena egokiena

ez den baina bai egokiena aipatu izan duzu eredulez edo modu adierazgarrian fondo general de ajuste hori elementu bat dela argi uzten duena sistema

es injusto desde el minuto uno eta gu ez gatoz bat zure baieztapen horregaz guk uste dugu

aurrikusi bere kasuan desorekaren bat ekarpenen indarrean dagoen ekarpenen sistemagatik bere kasuan desorekaren bat sortuko balitz desoreka hori konpentsatzeko biderik bidea da hori aurrikusten da desoreka badago konpentsatzeko modua

konpentsatzeko lurralde ezberdinen arteko desoreka beraz ez dugu bat egiten zuk egindako

maneiro jauna zuk esan duzu lege hau euskal erakundeen sistemaren frakasoaren adierazgarri dela beste elementu bat dela es un fracaso eta gu ere argi edukiko duzunez ez gatoz bat

gure ustez gure erakundeen antolaketa sistema arrakasta handiko sistema bat da horrek ez du esangura kasu batzuetan eta hainbat esparrutan

eta zuzendu beharreko esparruak egotea eta horretarako dago lantaldea kasu honetan lan egiten

adierazgarri alderantziz eta behin baino gehiagotan hainbat eztabaidatan esan

konparatu datuak ikusi gure erakundeak zelan dauden eta konparatu beste sistema batzuek beste sistema batzuetan daudenen

inondik inora ere ez dugu bat egiten zuk egindako baieztapen horregaz pinedo andreak esan du programan jaurlaritzaren gobernu programan aurrikusten zela lege hau etorriko zela legebiltzar honetara eta zuk ondo baino hobeto dakizunez

lege hau hona etorri ahal izateko aldez aurretik ez da ez dauka sistema bera lege proiektu normal batena ezta lege proposamen batena guk

proposatu ezta jaurlaritzak bere kabuz proposatu herri

hona etorri daiten beraz ez jako jaurlaritzari leporatu behar lehenengo

beharrezkoa da zuk

eredu moduan bizkaiak diru bilketarako gaitasun gehiago daukala eta hori dela

gure eredua hori ere zuk ondo dakizu ekarpenen eredu hau ez da

arabera egindakoa badakizu errentaren araberako eredu bat dela eta berez

adierazteko horrek ez du esan gura legeak badituela

bi mila hamairuan sortu zen lantalde horretan bi mila hamairu sortu zena kontutan hartu behar dugu legearen luzapena bi mila hamaikan amaitu zela

jaurlaritzan kontseiluan ordezkari bat eduki genuen

eta horretan dago baina esaten dugun moduan adostasuna behar da erakundeen adostasuna behar da komenigarria da agertoki zuzenagoa delako madrilen

kupoaren legearen baitako eztabaida hori argitzea gero legearen proposamen egoki bat egiteko hainbat aldaketa aipatu izan dituzu zuk zeuk pinedo anderea

horrek adierazten duena dela eredu hori ekarpenen eredu hori

eredu dinamiko bat dela eta momentuz momentu ikusi diren detektatu diren

eta momentura eta kontestura egokitu izan dela legea egindako aldaketa guztiak legearen dinamismoaren

zuen osoko zuzenketa defendatu izan duzu eta aurkeztu izan duzu eta bertan diozu elkarren arteko kalteak aipatzen duzu eta

baieztapen horregaz ez dugu inondik inora bat egiten

horrek borondate bat agertzen duela eta sortuko balitz zuzendu beharko litzateke baina inondik inora ez dago hori horrela egiteko

luzatuta dago legea legeak berak aurreikusten duen moduan bere azken xedapenean ardurak badaude ardurak partekatuak dira guztion artean

denboraz ez egoteko guztion artean lantaldea lanean dago gure ustez indarrean dagoen eredu hau errentan oinarritutakoa egokia da

badago aukera gauzak aldatzeko eta hobetzeko eta agertoki egokiena izango litzateke

aurre egitea eta lehen egibar jaunak

anderea erantzunen txandara pasatuz damborenea jauna zurea da hitza

a dos eskerrik asko damborenea jauna mistoa

gorospe andreak azkenean berak egin dit erreplika aurreko partean beraz ere bueno jada legearen zer nolakoak

nik ez dut esan eta ez diot leporatu jaurlaritzari atzerapena nire zatian bakarrik errealitate bat konstatatu dut eta errealitatea da atzerapena dagoela lege honetan maneiro jaunak berriki esan du lau urte daramatzagu legea ez dela ekartzen eta nik bere

kupoaren afera argitzea nolabait egokitzat ikustea hau argitzeko nik ez dut ikusten inolaz ere uste dut

eduki badaukate baina ez daukate batak bestearen

sistema beraren gabezi bat plazaratzen duela ezin gara egon pentsatzen gauzak bakarrik funtzionatzen duela instituzio guztiak alderdi baten

eskuetan daudenean hori ezin da izan gure sistemak funtzionatu behar du

gauzak dauden bezala herriek erabakitzen dutenaren arabera beraz ezin dugu

alderdi politiko ezberdinek zeudelako ez zela ateratzen legea edo proposamen bat

algo por ese camino elkarren arteko kalteak baldin badaude ez da borondatearen ondorio nik ez dut esan borondatearen ondorio

badaudela elkarren arteko kalteak egon badaudela

egin izan direnak ze horiek gehien bat gai tekniko batzuk

arazo puntual batzuk gertatu izan dira eta konpondu dira ez legea doituz baizik eta nolabaiteko akordioak lortuz finantzen euskal kontseiluan

no prevé este tipo de situaciones hori ezin da izan ezin gara horrelako gai potenteak gure instituzioek edukiko dituzten baliabide ekonomikoak

azkenean gela batean lau pertsonen artean horrelako tirabira batetan erabakitzea eta hori da guk esaten duguna guk esaten dugu lege hau orain daukagun egoeran lege hau izan behar da beraz horrela izan behar dugu lege hau nolabait doitu behar dela lege honek

baina argi dago lau urteetan ez dela aurrera biderik egin eta tamalez ikusten dugunaren arabera aurten ere ez dela egingo mila esker
eskerrik asko pinedo anderea prieto jauna zurea da hitza

por eso yo eta zuk pinedo andrea esan duzu aipatu izan ditudala kolore ezberdinak egoteak zaildu egin duela

ardurak guztiok ditugula zaila dela erakundeen artean

baina ez kolore ezberdinak egoteak berez zaildu dituela

imprescindible sino necesario y conveniente bide horretatik aipatu izan duzu zuk be kupoaren afera

eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea gai zerrendako hirugarren puntua mozioa bixen itxaso gonzález euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak aurkeztua